osoko bilkurari hasiera emango diogu eta gaurkoan isillune minutu bateko isillunerekin

almudena matarranzen heriotzaren aurrean gure kontra

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut eusko legebiltzarrak irmotasun osoz gaitzetsi eta erabat baztertu nahi du

almudena emakumeen kontrako indarkeriaren ustezko gertakari berri baten biktima da legebiltzarrak bere babesa eta samina adierazten die biktimaren senide

herritarrak gonbidatzen ditu konpromiso pertsonala eta kolektiboa har dezaten emakume eta gizonen arteko berdintasunaren halaber indarkeria ezabatzeko ardura dugu erakundeok eta beraz eskatzen diegu gara ditzatela behar beste baliabide izango dituzten

arazoa helburua da emakumeen kontrako erasorik ez gertatzea berriro eta are gutxiago

aldez aurreko gaia merkataritza jarduerari buruzko legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege proiektua jaurlaritzari itzuli ala ez erabakitze aldera behin betiko ebaztea urriaren bateko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketa

berdinketa izan zen merkataritza jarduerari buruzko legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege proiektua jaurlaritzari itzuli ala ez erabakitze aldera behin betiko ebaztea urriaren bateko osoko bilkurako bozketan

berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka

hogeita hamasei ez ondorioz bertan behera geldituko da lege proiektua jaurlaritzari itzultzea gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

egonkortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldeko ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi mahaiburu andrea bueno aurreko osoko bilkuran

toña jaunak laguntza eskatu zion gure taldeari laguntza eskatu zuen esku artean ditugun arazoei konponbidea bilatzeko eta aurrean ditugun erronkei guztion artean aurre egin ahal izateko

urkullu jauna ez da izango ez garelako saiatu behin eta berriro

laguntzen oso tematiak izan gara batez ere enpleguaren mantentzeari eta kalitateari buruzko proposamenekin

ez laguntza jasotzeko prest ez entzuteko eta
are gutxiago kasu egiteko isiltasuna mesedez eta gaur pena bat da ba darpón jauna hemen bertan ez egotea

oso esanguratsua izan da legegintzaldi osoan zehar gaur hizpide izan dugun gaiarekin gertatutakoa alegia osakidetzako plantilarekin

lanpostuekin eta pertsonalarekin osasun sailak izan duen jarrera eta jokabidea hemen gauden guztiok

bat gatoz osakidetzako altxorra zutabea plantila eta pertsonala dela azken finean pertsonak direlako pertsonak artatuko behar dituztenak pertsonak tratatu behar dituztenak pertsonak gara ezin ditugu pertsonak tratatu

beste batzuk langileak dira guztiok bat gatoz eta gainera osasun sailaren lelo nagusiak izan dira zerbitzuaren kalitatea gertutasunarekin

pertsona helburu izan behar dela kalitatezko enpleguak zerbitzuan hobekuntzak suposatzen duela eta abar luze bat erretorika benetan luzea izan da baina asuntoa da guztiok bat etorri arren guzti horretan praktikan

norabidean kokatzen dela eta argazkia

argazkia oso argigarria izan da legegintzaldi osoan zehar osasun sailak erabaki guztiak

hartu ditu osasun mahai sektoriala mahai informatibo bat bilakatu da ez da negoziaziorako

eta egon diren akordio bakarrak izan dira gutxi batzuen interesak pribilegioak bilatzeko eta lanpostua suntsitzeko osakidetzan milaka lanpostu suntsitu dira bi mila hamaikatik bi mila hamalaura

suntsitu dira behin behinekotasuna ehuneko hogeita hamabostean dago lan merkatua baino hamabost puntu altuagoa da osakidetzan

zer esanik ez lan pilaketena benetan lotsagarria da pertsona bati kontratua egiten zaio bai kontratua egiten zaio

berritzen joaten zaio hiru urtetan zehar eta gero arrazoi objektiboa egon arren kontratu hori luzatzeko

pertsona horri kalera botatzen zaio eta beste pertsona bat kontratatzen da eta

jarraitzen dugu eta hori zergatik lanpostu horiek estruktural ez bilakatzeko gero erakunde sanitario integratuak erabiltzen ari dira lanpostuak suntsitzeko publikatu den lan eskaintza publikoa benetan irrigarria da bostehun eta zazpi plaza dira

barne promoziokoak eta ez dira plazak kategoria guztietan atera eta beno ez dut hitz egingo eskaintza publikoaren ezaugarriez

gero zer esanik ez plantila estruktural eta plantila funtzionalaren arteko hitz

baina fondoan benetan dagoena serioa da plantila estrukturala hogeita bost mila zortziehun eta zazpikoa da eta

plantila funtzionala nominetara joaten baldin bagara hogeita hamasei mila bostehun eta hemeretzi pertsonakoa da

beraz datu hauek bakarrik ikusita ikusten dugu zerbait gertatzen ari dela osakidetzan

eta pertsonalarekin gero ikusten baldin badugu hilabetero osasun sailak bidaltzen dizkigun datuak ikusten duguna da hiletik hilera datuak aldatzen dira ikaragarri ikaragarri

lan herenetara eta bestelako lan partzialetara joaten baldin bagara ikusten dugu behin behinekotasuna gora egiten ari dela

etengabe gero osakidetzaren ez dut esaten gure datua denik osakidetzaren txostenera joaten baldin bagara giza baliabideen berrantolaketako txostenera txosten horrek dioenez bi mila hemezortzi arte

beraz galdera da nola mantenduko dugu gaur egun daukagun zutabea eta plantila iruditzen zait aztertzeko modukoa dela gero lanpostu sanitarioak ez direnetaz hitz egiten hasten baldin bagara sukaldari garbitzaile operarioak beno horiek esaterako sukaldariena orain dela bi ez dira berriro eskaintzarik egin pribatizatzen ari dira

daukaguna egunero osakidetzan gustatuko zaigu edo ez

hori da ez dakit benetan osasun saila kontziente den ze egoera daukagun zer suposatzen duen guzti horrek

eta zenbat langileek bereziki kategoria baxuagokoek lan zama handiagotu behar izaten duten benetan zelako esfortzua egin behar izaten duten pertsonei guri guztioi eskaintzeko

kalitatea ona dela osasun sistema publikoarena askotan da beraien borondatez langileek egiten duten esfortzuari esker eta ez

beraz pentsatzen dugu guzti honek hausnarketa serio bat behar duela adosago egongo gara argazki honekin ez hainbeste

hausnarketa bat eskatzen duela eta orain arte gobernuari osasun sailari

ongi irten zaio ongi irten zaizue baina hori ere mugatzen ari da epe muga bat dauka eta

zein den benetan gobernu honen egitasmoa osasun sistema publikoarekiko ze egitasmo ze etorkizun duen buruan osakidetzarentzat zeren orain hartzen ari diren erabakiak batez ere etorkizuna baldintzatzen ari dira oraina ere baina etorkizuna eta benetan

ari diren esango genuke etorkizun beltza daukala gure osasun sistema publikoak

gaur egoera katastrofiko bat irudikatzea baina iruditzen zaigu benetan hausnartzekoa dela eta guztion artean hausnarketa bat egin beharko genukeela mahai baten bueltan zeren inoiz ez da berandu buelta bat emateko gauzei eta norabidea aldatzeko eta horregatik

osakidetzako egituraren egoerari begirako eta opeari begirako proposamenak ez direla aintzat hartu ez direla kontutan hartu zeren hainbat proposamen ekarri ditugu

ez da bete erabaki genuen oraingoan ere beste proposamen bat ekartzea ikusita dagoeneko opea publikatua zegoela boletinean eta ekarri genuen pertsonak prekarietatean

gutxienez opean aurkezten diren pertsonei nahiz eta plaza ez lortu

izan dezaten eta nolabait ope batetara aurkezteak suposatzen duen guzti horrekin nolabait horri ere saritzeko eta ez dugu planteatzen atzeko atetik sartzea giza horretako sistemak egon badaude baita

administrazioaren barruan eta iruditzen zaigu guzti horri buelta bat eman behar diogula urgentziazkoa delako dagoen behin behinekotasunari behin behinekotasuna estabilitatea ematea eta osakidetzan lanean diharduten pertsona guztiek nolabait ziurtasun bat izan dezatela lasai

gure proposamenean lehenengoa zen negoziazioa

elkarrizketa izan behar da negoziatu behar da eta hor eskatzen genuena da badakigu ez dagoela erraza baina ikusita bi mila hamalauan

oraingoa errekurritu egin duten pentsatzen genuen bai egin behar zela saiakera bat opea zabalagoa izateko beste

dauden bakanteak azaleratzea eta argitzea plantila estrukturalean txertatzeko eta hirugarren ardatza zen

bide legalak hemen ditugun araubideak erabiltzea estabilitatea kontsolidatzeko eta behin behinekoak diren plaza horiek nolabait egonkor bilakatzeko eta jendea egonkortasunez kokatzeko

ikusita talde guztiek egin duten zuzenketekin erdibideko bat egin dugula erdibideko horretan sartzen dugu

eta jakinda nahiz eta estatuko aurrekontuetan dagoeneko erreposizio tasa aurretik zeuden inposizio neurriak kenduta dagoen

baldin eta inor damutzen baldin bada bestetik

eskaera ere jasotzen dugu jasotzen dugu osakidetzako mahai sektoriala uztea

jasotzen dugu lan pilaketaren lanpostuak argitzea bakanteak azaleratzea

pentsatzen dugulako beste buelta bat merezi duela eta prest gaudelako benetan sakontasunean aztertzeko utzi dugu beste bide batzuk bilatzearena

eta estabilitaterako beste bide batzuk jorratzeko aukeren posibilitatea orduan pentsatzen dugu gaur mahai gainean dagoena guztiok babestu beharko genukeela eta bereziki gobernua sostengatzen duen taldeari eskatuko genioke esfortzu bat egitea azken finean guztiok

xedea bilatzeko osasun sistema publiko sendo bat edukitzea eta batez ere etorkizuna bermatzeko
gure osasun sistema publikoan eskerrik asko eskerrik asko ubera
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andereak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on legebiltzarkideok sailburu jauna

bertan ez egotea interes falta egotzi dizunak ba uste dut orain onartu behar duela hemen zaudenez ba interes falta hori

guk ez dugu bat egiten zioen adierazpenean eta gaur hemen berriro esan diren baieztapen horiekin

ez duela lan eskaintza publikorik onartu sindikatuei bizkarra emanez eta are gutxiago osakidetzako langile eta profesionalak kontuan hartu gabe uste dugu gainera

dela irrigarria osakidetzak ez du inor behartuko

aukera emango die lan eskaintza publikorako prozeduran parte hartzeko euren lan baldintzak euren lanpostuak hobetu eta egonkortzeko

aurkeztuko ditu publikoki iragarri den moduan beraz inondik inora

segurtasun juridiko bermatuz indarrean dagoen legediak ezarritako mugen barruan

parte hartuko duten pertsona guztiei prozedura modu egokian burutuko dela bermatuz milaka eta milaka pertsonen espektatibak eta ahalegina arriskuan jarri barik eta hori ez da aitzakia

erabili lanpostu eskaintza handiagoa ez onartzeko behin baino gehiagotan

esan izan den moduan eta zuk ere aipatu duzu hor daukazu adibide garbiena

adibide bezala jaurlaritzak ez omen du zailtasunik izan madrileko gobernuarekin adosteko

zailtasunak eta arriskuak egon badaude eta gure eskumenak urratuz estatuak berriro ere errekurritu egin du ertzaintzako

bestalde behin eta berriro salatu izan duzu osakidetzaren desmantelamendua eta hiru milatik gora lanpostu suntsitu direla bi mila hamaikatik hona

ondo nondik ateratzen dituzun datu horiek baina ez dira zuzenak nola azaldu daiteke bestela

osakidetzako pertsona gastua handitu izana ez dauka inongo koherentziarik beraz ez dugu partekatzen hasteko egiten duzun diagnostikoa zure ekimenean zentzu horretan erdibidekoan jasotzen duzuen lehenengo puntua uste dugu gaizki planteatuta dagoela jaurlaritzak ez dauka inongo eragozpenik estatuarekin negoziaketa prozedura hasteko baina arazoa ez da hori izan ere azken urteotan argi geratu baita alderdi popularrak espainiako gobernuak

ez duela gure autogobernua errespetatzeko borondaterik are gehiago eskumenak hustu nahi ditu horren adibide izan da erreposizio tasak ezartzea

beraz negoziaketa prozedura hasi bai baina nor jarriko da mahaiaren beste aldean zein borondaterekin jartzen da mahaiaren beste aldean horregatik guk eskatzen genion

eta erreposizio tasak bertan behera uzteko guk nahi duguna da tasa horiek muga horiek kentzea guk erabaki ahal izateko nola eta noiz bete gerta daitezkeen bakanteak

erreposizio tasak ez dira desagertu

dira orain baina ez dira desagertu hor jarraitzen dute muga horiek hor jarraitzen dute beraz

oso partziala iruditzen zaigu esatea osakidetzako sektore mahaia informazio mahaia besterik ez dela ez dela negoziaketa kolektiborako mahaia

akta guztiak eskuragarri ditugu eta hor ikusten da nor mugitu den nork proposamenak aurkeztu dituen nor ibili den

egiten hirugarren puntuari dagokionean guk ere bat egiten dugu informazio hori ematearen beharrarekin ez daukagu eragozpenik horren inguruan eta gainera seguru gaude eskatuz gero osakidetzako arduradunek ere ez dutela inongo eragozpenik izango

jartzeko laugarrenean jasotzen duzuena guk ere antzekoa planteatzen dugu baina uste dugu gure proposamena egokiagoa dela izan ere osakidetzako arduradunak dagoeneko egiten ari dira

ebaluazio analisi eta hausnarketa lan hori etorkizunerako hartu beharreko neurri egokienak neurri onenak hartu ahal izateko

eta azkenik nahiz eta kendu duzuen proposamenean baina uste dut oso puntu garrantzitsua dela

proposatzen zenuten kontsolidazio prozedura hori ez dugu oraindik ere ondo ulertzen gustatuko litzaiguke hobeto

plazarik atera ez dutenei esleitzeko jaberik ez duten plazak gaizki ulertu ez bagenuen bezala lehenengo eta behin uste dugu horrek arazo legalak dauzkala

egitea posible den abilitazio legalik ematea posible den horrelako kasu konkretu baterako eta gainera ez zen bidezkoa izango beste hainbat eta hainbat administraziotan dauden langileekin uste dugu beraz

oso bidezkoa are gehiago iragarrita dagoenean beste

urtean eta gainera atzo bertan funtzio publikoaren euskal kontseiluak onartu zuenean euskal enplegu publikoaren

hor ere aurreikusita daude kontsolidazio prozedurak eta izan daiteke beste bide bat zuek eskatzen duzuena jasotzeko edo aurrera eramateko baina bueno uste dugu hori beste esparru batean jorratu beharreko gaia dela

edo logikoena dela hasitako enplegu publikorako eskaintzak bukatzen diren heinean bakanteak betetzen joatea aurreikusitako

eta horren ondorioz behin behinekotasun tasak murrizten joatea

hau da guretzako jarraitu beharreko eskema edo eskema onena izango litzateke

bakanteak betetzen joan eta behar den heinean plaza berriak edo plantila

dakigun moduan eta hemen aipatu den moduan osakidetzak onartu zuen

urteetarako ez dakit nondik atera duzun ubera anderea

plan horretan edo txosten horretan hamabost mila lanpostu suntsitzeko asmoa

eusko jaurlaritzak eta osasun sailak egin duten bezala beti agertu du konpromiso irmoa plantila estrukturala mantentzeko hain zuzen ere ez dadin egon plazen amortizazio netorik eta plantilaren kontsolidazioan urratsak ematen joateko beti ere aurreikusitako prozeduren barruan

aldiz hemen osakidetzak argi erakutsi du plantilako lanpostuak hobetu eta mantentzeko asmoa enplegurik suntsitu gabe por lo tanto vamos a instar

guk egindako proposamenak osakidetzako giza baliabideen beharrei gaur egun eta etorkizunean aurre egiteko eta ondorioz

esker eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

negoziatzea ikustea besterik ez dago ez bakarrik osakidetzan edo kontzertuarekin zer gertatzen ari den gure konpetentziekin eta abar luze bat beraz badakigu zein den zailtasuna eta ikustea besterik ez dago barrio jaunak mahai gainean jarri dituen

ulergarriak izan daitezkeenak ikusita alderdi popularrak estatu espainiarrean zer egin duen osasun sistema publikoarekin

erabiltzaile bezala inporta zait osakidetza inporta zait zer gertatzen den eta bere etorkizuna eta pentsatu nahi dut gobernuari ere

ezin duguna egin da milaka eta milaka pertsona

bizitza pertsonalak profesionalak baldintzatu esaterako

hamar guk ezin ditugu jendea horrela ibili jakin gabe ziurtasunik gabe zer gertatuko den beraien lanpostuekin zer egingo den beraien eguneroko guztia baldintzatzen ari gara eta egin dena da

nahikoa da jendea mareatzea erabiltzen ditugun terminoekin

hitz egiten plantila funtzionalaz eta plantila funtzionala da egunerokoan behar ditugun pertsona guztiak langile guztiak pazienteak pertsonak

horretaz ari gara eta iruditzen zaigu

bere eskuduntzakoak diren espazioetan jardutea beraz osakidetza da jaurlaritza honen ardurapekoa

bere ardura izan beharko litzateke osakidetzako enplegua lanpostuak ez suntsitzea dauden bakanteak dauden lanpostu guztiak azaleratzea behin behinekotasuna murriztea

aurrekoan toña jaunak esaten zuen lan merkatua transformatzen ari da prekarizatzen ari da

osakidetzako behin behinekotasuna lan merkatua baino hamabost puntu gorago dago eta gure eskuduntzakoa da gure ardura da

goazen zerbait egitera goazen gure burua engainatzeari uztera eta buelta bat ematera mahai gainean ditugun proposamenei hori besterik ez dugu eskatzen hori besterik ez dugu

eta gero hitz egiten duzue zuen emendakinetan ospitale berriak sortuko ditugula ospitale berri horietan plan funtzionalak irakurri ezkero

ez dago argi lanpostu horiek guztiak nondik etorriko diren

lanpostu horiek etorriko direla orain martxan dauden beste osasun etxeetakoak izango direla berkolokatzea

kudeaketa pribatukoak izango direla guztiz irekia uzten da orduan zertan ari gara zertan ari gara eta gero erakunde sanitario integratuekin orain berrantolaketa bat egiten ari gara osakidetzan eta berrantolaketa hori aprobetxatzen ari gara bide batez lanpostuak

baina zuen txostenean giza baliabideetako txostenean jasotzen da bi mila hemezortzirako aurrikusten direla hamabost mila eta piku lanpostu desagertuko dira

zein da gobernu honen planteamendua osakidetza gure osasun sistema publikoa mantentzeko zein da zein da

pazienteak berbideratzera sistema pribatura

urte batzuetara poliki poliki jendea konturatu gabe

eta hemen gure proposamenean batez ere elkarrizketaz hitz egiten da elkarrizketaz zerbait baldin badago nabarmenduta elkarrizketa da eta noski

albo batera utzi beharko ditugu hainbat gauza baldin eta akordioetara iritsi nahi badugu baina

eta hemen urgentea da urgentea da azaleratzea ezkutatuta dauden lanpostu guztiak eta langileria zaindu beharra daukagu gure kalitatea osasun kalitatea bermatzeko eta bukatzeko

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

zurea da hitza gracias

eskerrik asko presidente andrea ubera andrea esaten duzu orain ez dala erraza ordea zuk aurkeztutako

eta behin eta berriro ganbara honetan ere aitzakia hitza erabiltzen duzu

gogoratu legealdi honetan dagoeneko hamasei errekurtso jarri behar izan dituela jaurlaritzak gure eskumenak

gure eskumenen urraketen aurka eta herenegun ere beste urrapen berri bat ezagutu genuen ley de garantías para el uso racional de los medicamentos

beraz ez da aitzakia errealitatea da benetako arriskua existitzen da eta tasak egia da ez ditugu ppk asmatu gogoratu

zapatero presidentearen garaian ere psoek ezarri zituela hainbat urtez oinarrizko legeaz baliatuz

egotzi diozu jaurlaritzari hamar zenbat atera dira hamar esan duzu

zer gertatuko litzateke berrehun aterako balira eta hainbat pertsonak hainbat profesional denbora luzez prestatzen ibili den prozedura osoa egin eta gero bertan behera geratuko balitz prozedura hori zer izango zen ondorioa eta elkarrizketa ere aipatu duzu eta galdera da baina zer da elkarrizketa zer da negoziatzea zeinek egin du ahalegina esan dizut aurreko

nor ez da mugitu hor dago lanbideren kasua lanbideren kasua hor dago borondatea existitzen da hor lortu ahal izan da akordioa hainbat sindikaturekin ugt comisiones lab besteak beste

ez dauden esparruetan beraz guk argi daukagu osakidetzaren asmoa dela enplegua mantendu egonkortu

baina benetan osasun arloan zein da errealitatea etorkizun beltza da desmantelamendua

eta osasun saila oso kontziente dela osakidetzako giza baliabideen egoerari buruz

elkarteak duela gutxi egindako txostenean lehenengo postua ematen zion osakidetzari osasun asistentziaren kalitatearen ranking ean

hori elkarte erabat neutral batek esaten du lehenengo aldiz osakidetza lehenengo postuan agertzen da

jarraitu duela osasun sailak ahaleginak egiten jarraitu duela

heldu ahal izateko baina horrez gain beste elkarte batzuek

asociación para el derecho a la salud bertako ordezkariek aitortzen dute egoera inon baino hobea dela euskadin

hau da desmantelamendua etorkizun beltza behin eta berriro erabiltzen dituzun kontzeptu horiek

azkenik eta planteatzen duzuen bide berri horren inguruan

ope horretan plazarik ez dutenei

plaza ematea hori proposatzen duzue guk uste dugu hori orain bertan ez dela legezkoa eta ez dela bidezkoa

antzeko gauza bat zerrendak sortzen dira behin behineko langileekin eta

zein da aldea plaza ematen zaiola opea gainditu baina plazarik atera ez duenari

irtenbide hori señora roncal haga memoria también

gure osoko zuzenketa babestuko dugula eta besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei bai

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jauna zurea da hitza

después de las próximas elecciones generales muchas gracias eskerrik asko pastor jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

egun on denoi gai hau ganbera honetara ekartzeak aspaldian

egoeraren adierazle garbia da berriz ere ganbera honetan hainbestetan goraipatua izan den akordio politiko baten ondorioz lortu zen

onartzea non gure herriaren berezitasuna onartzen omen zen eta berezitasun horren ondorioz autogobernurako eskumen batzuk ematen zitzaizkion erkidego honetako gizarteari ba beno oraingo kasu hau enegarren adibidea da

jarri zen borondatearen pisua akordioa bera idazteko erabili zen paperarena baino txikiagoa izan zela gaurkoan talde sozialistak legebiltzar honek hartutako bi erabakiren aurkako erasoaren berri ekartzen du non espainiako gobernuak legebiltzar honek onartutako bi lege

berean ere argi adierazten du espainiako gobernuak sistematikoki erasotzen duela erkidego honetako eskumenen aurka horraino arrazoi osoa dauka

dagokiona onartuz argi esan behar dugu baita ere popularrek besteko ardura daukatela beraiek ere erkidego honetako autogobernuaren egungo egoeran eta egoeraz hitz egiten dudanean ez naiz ari hainbestetan saltzen saiatzen zareten arkadia zoriontsuaz

estaturik gabeko erkidego erregio edo nahi duzuen antolaketa eredu deitu horien arteko autogobernu maila handiena daukagula sinestarazi nahi diguzue behin eta berriz benetako helburua

estatutua ekarri zuen akordioa bete ez eta egoera deskafeinatu hori hobezin edo gaindiezin bihurtzea

hiru urte laburretara loapa lege murriztailea sinatu zuen

eta ordutik aurrera berdin izan dio zein koloreetakoa

autogobernuaren aurkako erasoak sistematikoak izan direla

hori bai onartzen dizuet baina ez hori bakarrik autogobernua erasotzea akordioak ez betetzea ere bada akordioak ez betetzea hainbestetan goraipatzen duzuen akordio hura hasiera hasieratik erasotuz

lege organikoekin jarraitu edota azken egunotan entzuten ari garen moduan eskua sartu behar zaiola esaten dutenarekin bukatuz guztiak ganbara honetan eta hori da ezaugarri nagusi bat

baztertua izaten den aldebakartasuna erabiliaz hori bai aldebakartasuna estatu espainiarrak erabiltzen badu zilegia da legezkoa izateaz gain aldiz aldebakartasuna euskal gizarteak erabiltzen badu ez legezkoa eta ez zilegia

ez du joko arau horiekin jokatuko euskal herritarron borondatea errealitate bihurtzeko eskubide eta zilegitasun osoa dauka herri honek

bide hori modu adostuan egiteko borondaterik ez badago aldebakartasunez egiteko zilegitasun osoa daukagu herritar horien borondatea izango delarik muga bakarra hau esanda

ezta ere ekimen hau martxan jarri duen gertakaria eta horrek gizartearen sektore zabalean ekarri duen kezka

bi lege onartzea lortu genuen etxebizitzaren legea eta frackingaren aurkakoa eta biak ere jaurlaritza eta berau sostengatzen duten taldearen kontrako iritzi eta bozkekin uztailean espainiako gobernuak publiko egin zuen legedia hauek asmoa eta jaurlaritzak komunikatu legeak defendatuko zituela baina

ez zirenez negoziazio margen gutxi edo ezer ez zeukala

sortu zituen jaurlaritzak lege horiekiko izan zezakeen borondatearekin eta zentzu horretan

lege horiek ez soilik defendatu baizik eta garatu eta baliabide ekonomikoz hornitu zitzan egon dira adierazpenak jaurlaritzaren aldetik hori horrela izango dela

bermatzaile papera izan behar duela eta beraz guk berriz publikoki hona ekartzen dugu

lege bi horiek gehiengoz onartuak izan diren heinean jaurlaritzak dituen baliabide guztiekin defendatu behar dituela eta bestalde

jaurlaritzak ez baditu ondorengo araudiak garatzen eta behar bezala ekonomikoki hornitzen lege

izan ez arren ez dutela beraien helburua betetzeko aukerarik izango

egia da honetara gaur eta gure zuzenketa zentzu horretan zihoan

non berriz ere autogobernua modu oso argi batean erasotzeko mehatxuak dira ikuspegia altxatzera eraman gaitu eta

pastor jauna ez da zilegia gobernu popularrak euskal autogobernuaren aurka egiten dituen eraso sistematikoak salatzea eta gero zuen etxetik bertatik

egitea da eta jaurlaritzari eta eajko jaun andreoi beste behin ere argi ikusten da

beraien interesen baitan jokatuko dutela etorkizunean iraganean egin duten bezala eta oraingoan argi dago hauteskunde orokorretarako kopuruak ez dute ematen eta neska laguna behar dela ba kupoa aldatzeko proposamena mahai gainean jarriko dut

eta interesa hor dago lehenik eta behin estatu mailako interesa lehenik eta behin

euskal herriko bigarren mailako interesak iraganean askotan ikusi dugu orain hogeita hamasei urte egun batzuk barru hogeita hamasei urte beteko dituen

konprometitutako eskumenak soilik behartuta

behartuta izan direnean transferitu direla baina beraien borondate erreala eta beraiek esaten dudanean bankada honetara begiratzen ari naiz

era batera edo bestera baliogabetzea izan da behin eta berriz eta gaur egun ere horrela da egibar jaunak asteburu honetan argi adierazi zuen moduan psoeren benetako asmoa

espainiako batasuna hobetzea da punto helburu hori ez dugu bistatik galdu behar herri honek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukala barneratuta daukagunok

eskubide hori errealitatera eramateko onartuta

baina ez bada posible ez bada posible konplexurik gabe kataluniako bidea ere hautatuta

eskerrik asko urizar jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

bi hilabete bi lege zioen pastor jaunak legebiltzar honek

bi lege izan direlako eta estatutuari lotutako gaia denez baita ere estatutua

nik uste dut zure ekimena alderdi sozialistaren ekimena eta baita ere

parlamentari den urizarrek aurkeztutakoak alderdiaren eta gobernuaren posizioa debate zein izan zen ikusita nik uste dut alderdia euzko alderdi jeltzalea alegia jaurlaritza deseroso sentitzen den

proposamen bat eta ekimen bat eta nik uste dut ba egia da zuk esan duzuna lotuta daudela lotuta daudela zuen ekimena eta bilduren osoko zuzenketa baina aldi berean egia da eta zuk ez duzu ezkutatu espreski aipatu duzu esto necesitaba

espainiako gobernuak edo espainiako politikak

gauza hauei heltzeko azkenean autogobernua hor dago estatus berri bat ere negoziatu ahal izango da guk elkarrizketan sinesten dugu

akordiorik zabalenak lortzea dugu helburu betorik gabe eta akordio zabalak lortzeko

hobe baino gehiengoak behar dira horregatik erdibideko hori

bildu eta gure artean aldeko botoa emango diogu hiru puntuei

aldi berean ze kalte sortu dizkion euskal gizarteari arlo sozial eta ekonomikoan ganbara honek duen aldaketak proposatzeko eta jatorrizkoa jakina gernikako estatutuaren sorreran ere zerbait aitortzen baldin bada izaera politikoa da

gero ze ariketa egiten den erabakitzeko eskubide horretan beste kontua izan daiteke baina jatorri jatorrizko zutabeak etorkizunari begira horiek dira
hain sinpleak baina hain sendoak eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi señor consejero

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko txandara pasatuz pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eh bildu taldearen ordezkaria urizar jauna zurea da hitza

mila esker mahaiburu andrea beno labur labur nik hemen hiru maxima ematen du jarri nahi izan direla

berdaderoa izango balitz bezala eta labur labur ezeztatzea

herri honen gehiengoak ez du horrela uste hemen dago horren gehiengoaren ordezkaritza ez du horrela uste eta argi izan printzipio demokratikoaren baitan uste dugulako oinarrizkoa dela eskubide hori errealitate bihurtzeko lan egingo dugula ez duena existitzen edo agian gutxienez ez dena existituko zure hautu politikoa izan daiteke beraz

herri honek horrela adierazten duelako sémper jaunari saldu nahi izan digu ez dakit nola esan conspiración judeomasónica judu eta masoien konspirazio bat

eta kontrara zuk saldu nahi duzuna da erakundeen arteko desberdintasunak kudeatzeko

bai baina horrekin saldu nahi diguzu botere banaketa ere existitzen dela eta guk ez dugu sinesten espainian botere banaketa existitzen denik zeren eta oinarrizko printzipio bat da hori ere

baina gero ppk berak aldebakartasunez bere botoekin madrilen erabakitzen du legea aldatzea

beste ahalmen batzuk emateko kataluniaren kontra joateko orduan botere banaketa

normaltasuna ere ez dago eta pastor jaunari beste maxima bat

eta kontsensua haustea ez da gizartea zatitzea edota hemen
batzuek nahi dutena egin dezakete eta besteak amen esan behar dugu eskerrik asko urizar jauna

socialistas amaitzen joan egibar jauna

zergatik rubalcabak esaten zuen zita izugarria da

gracias eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaituta
botoetara jarriko dugu euskal sozialistak

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testu hau jarraian eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok guztioi hainbat alditan eztabaidatu dugu gai honi buruz ez da lehenengoa akordioak lortu ditugu legebiltzar honetan

laguntza taldea ez da bat etorri hemen lortu ditugun akordioekin beste alderdiek gai honi buruz

beti geratu da kanpoan berriro gobernu honen jarrera ikusita komenigarria ikusi dugu

andrea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua andreak dauka hitza